egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai bakarra

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena honako hau izango da irizpenaren eztabaida egiteko erabiliko dugun prozedura

taldeen lehen txanda egingo da hogeita hamar minutukoa txikitik handira taldeek azaldu dezaten zer posizio duten egindako irizpenari buruz bai eta zuzenketak

eduki dituzten erreserbatzeko erantzuteko txanda hamar minutukoa izango da eztabaida bukatuta partidei egindako zuzenketarik erreserbatu direnak bozkatuko dira

nolanahi ere talderen batek eskatzen badu zuzenketaren bat aparte bozkatzea horrela egingo dugu gero aurrekontuaren gastuen laburpenak

eta eranskinak bozkatuko dira batzordeko eztabaidan onetsi diren aldaketak sartuta artikuluei aurkeztu zaizkien zuzenketei dagokienez lehendabizi bozkatuko dira eh bildu taldeak aurkeztuz dituzten zuzenketak

sortzea proposatzen dutenak eta amaitzeko bozkatuko ditugu irizpenaren gainerako

eta legearen izenburua beraz azalpen hauek eginda eztabaidari ekingo diogu euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

castelo jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkariak

eajren ereduan oinarritutako aurrekontuen aurrean gaude hauetan baliabide ekonomiko publikoen zati handi bat

eskerrik asko hernández jauna bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi lehendakari jauna azpiazu jauna egun on esaten genuen abenduaren hamaikako bilkuran

gobernuari eta urkullu jaunari edo alderdi popularrari eta alonso jaunari gaur abenduak hamairuko ogasun batzordeko bilkura eta gero argi daukagu

azpiazu jaunak dio hauek historiako aurrekontu handienak direla eta seguruenik euskaldun guztion artean gaiari buruzko

bueno ba eajren arabera historiako aurrekonturik handienetan enplegu eta lan saila gutxien igotzen dira

hurrenez hurren gorospe andrea hau ez didazu ukatuko

zergatik baliabideen igoerarik txikiena enpleguan ematen den ez dugu ulertzen

eta pasaden egunean ere bai zu urkullu jauna azaldu

indarkeria sexistarekin amaitzea zela gobernuaren helburuetariko bat baina aburto jaunak baita esan zuen orain dela hilabete batzuk ez zekiela zer egin gaitz honen aurrean baina

eta helburu ez izatetik honetara bideraturiko baliabide murrizketara gure ustez jauzi kualitatibo bat da

gure emendakin guztiak guzti guztiak salbuespenik gabe eskola publikoa indartzera bideratuta daude jabetza publikoko hezkuntza sarea elkarrekin podemosen

eta zuek gaur aurrera ateratzen dituzuen aurrekontu hauek

hauek ez direla euskal gizartearen gehiengoak nahi dituen aurrekontuak eta bigarrenik gure emendakinekin argi geratu dela beste aurrekontu sozialago batzuk

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

zuekin gaude katalunia zorionak atzo gaur eta bihar independentismoa eta errepublika atera da gaur bi mila hemezortziko aurrekontuen inguruko azken eztabaida dugu

urtebetean bi aurrekontu ekarri ditu gobernuak ildo bereko bi aurrekontu gabezi berberak dituztenak sarreretan arazo berberak izan dituztenak errealitateari

dietenak eta beraz babes berberak dituztenak eta kalean ondorio

izango dituzten bi aurrekontu aurrekontu hauek gaur badakigu onartuak izango direla pnv pse eta ppk adostutako aurrekontuak hain zuzen ere hau da bizkaia gipuzkoa eta arabako biztanleentzako zerbitzu publikoak bermatu beharko lituzkeen aurrekontuak autogobernuaren adierazle nagusi den jaurlaritzaren

hain justu bere eskuduntzak eta ahalmenak urteetan mugatu eta ezeztatu dituzten espainiako gobernua izan duten bi alderdien esku

ez soilik aurrekontuak ateratzeko dituzuen bide lagunik hori nahi dutelako baizik eta zuek ere

horri inolako mugarik jartzen eta babestu ere egiten duzuelako

zuek babesten dituzue defizit muga zorpetze muga edo gastu muga

babesten dituzue estatu espainolak bere beharren arabera erabakitzen ditu eta zuek madrilen bertan babesten dituzue gero

aldebikotasuna plazara ateratzen duzue baina menpekotasun honek mugatzen du gure garapena indartzeko aukera eta beraz zuek zarete

handia diren muga hauen erantzule aurrekontu hauen nahikotasun ezaren erantzule zuek

horrela nahi izan duzuelako herri honek behar duen benetako zerga erreformari uko egin diozuelako eta estatuaren eredua jarraitzen

aurrekontu hauek beste behin ere bakarrik urtea pasatzeko aurrekontuak dira beste behin ere gobernuarentzat tramite hutsa dira hor helburuarekin horretarako bakarrik egin beharreko zerbait edonola ere noraezean dagoen gobernu baten aurrekontuak dira

berdin zitzaiola norekin atera aurrekontuak berdin zitzaion zerbitzu publiko sendoak

ala murrizketa sozialak eta balio erantzirik gabeko eredu ekonomikoa defendatzen dutenekin baina azken hauekin egin du beti ere eta hau

hau norabide eza da printzipio eza printzipio gabezia

eza berdin berdina zerga politika gizartearen onurako erabili beharrean zerbitzu publikoak elikatzeko diru bilketa handitzeko erabili beharrean ppren babesa aurrekontuetan lortzeko trukerako txanpon moduan erabili duzue atzerako norabidea

azpiazu sailburuak esandakoaren kontrakoa aurrekontuek behar dituzten baliabideak lortzearen kontrako bidea eskuineko politika jakina

espero eta guzti honetan pseren papera itzela izan da jaurlaritzaren politikei esker ematen omen dion alderdiak hamar egun eskasetan marra gorria zena ezer ezean utzi eta neurri liberal berrien defendatzaile sutsua

liberala sustatzen duzuela txarrena da gizarteari bere onerako dela esateko aurpegia duzuela

azkenean pprekin adostu duzuen zerga aldaketarekin azkenean

euren helburua zerga gutxiago ordaintzea baina zuek enpresek oraindik gehiago ordainduko dutela esateko gai zarete gorri

zergak jaistea bere ikur nagusitzat duen alderdiarekin adosten duzue politika publikoen suntsitzaile direnekin

auzolan eta pertsonak helburu bezalako leloen atzean hau guzti hau ezkutatu nahi duzue y no solo eso

salto kuantitatibo bat eman beharrean gaudela babes politikei dagokionean izugarriak direlako gizartearen zahartzea eta zaintza beharrak

aniztasunaren kudeaketa eta bizikidetza gizarte arrakalada murriztea eta pobreziaren kontrako borroka indartzea benetako inklusio eta gizarte kohesioa kalitatezko enplegua sortzea baina

ikusten aurrekontu hauetan beraz gizartea krisia baino lehenagoko egoera kaskarragoan dago langabetu gehiago daude

eta lan ezegonkortasuna handiagoa hau da gaurko euskal gizarteak bi mila bederatzikoak baino behar handiagoak ditu eta guzti honetarako

erabilgarri gutxiagoa duen aurrekontua aurkezten duzue politika publikoak bermatzeko

ez da sinesgarria eta hori da euskal herria bildun esan duguna hasieratik aurrekontu hauek ez dutela betetzen inolaz ere ez euren helburua aurrekontu hauek ez dutela ardatz moduan jendartearen eta herri honen etorkizuna lehenago esan bezala ez daudelako bermatuta diru sarrera nahikoak autu politiko baten ondorioz eta dagoen dirua

ataletara osasun sailak edo hezkuntzak

ez da nahikoa zergatik guzti hori labur geratzen delako beharrak askoz handiagoak direlako izatez beste hainbat gauzetara bideratzen duzue dirua ezinbestekoak gauzetara baina hori da zuen ardatzak jakina bestelakoak direlako guk aurrekontu hauen aurrean baliabide gehiago izateko zerga erreforma sakon baten beharra aldarrikatzeaz gain bestelako gastu

bestelako aurrekontuak posible direlako kalitatezko zerbitzu publikoak izateko eta garapen ekonomiko orekatu baterako zutabeak jartzeko

ardatz dituzten proposamenak herri honen etorkizuna oparoagoa izateko neurriak azken finean euskal jendarteari zuzenean begietara begiratuta egindako proposamenak

zuzenketa aurkeztu ditugu berrehun eta hogeita bi milioi euro mugituz eta beste hirurogeita zortzi milioi konprometituz ere datozen urteotan enplegua edo industria eta ikerketa eta garapen politikak

zuzenketa guzti hauek nagusiki lau ardatz dituzte enplegua eta industria herri honetarako hain beharrezkoa den politika industriala indartzeko

funtsa trantsizio energetikoa eta enplegu berdeak sustatzeko krisiaren ondorioak gehien pairatu dituzten zonaldeak suspertzeko

eta ikerketa eta garapena benetan bultzatzeko herri honetan

hezkuntza publikoa hobetzeko eta indartzeko funtsezkoak diren lanpostuak sortzeko eta behin

mugatzeko azpiegiturak hobetzeko eta oro har haur eskoletatik

finantzazioa hobetzeko osasunari dagokiola azken urteetan suntsitutako enplegua errekuperatzeko eta itxaron zerrendak benetan

emateko iraupen luzeko langabezia murrizteko talka plan bat indarrean jarriz edo adibidez pentsioak osatzeko guzti guztioi

ardatz nagusiak dira baina ez dugu ahaztu inolaz ere ez estatugintza eta herri honek aurrera begiratzeko hain beharrezkoa duen burujabetzaren indartzea jendartean berdintasunaren alorrean oraindik geratzen den bide luzea egiteko neurrien indartzea edo hain funtsezkoa den garapenerako lankidetzan sendoak emateko nazioarte mailan adostutako ehuneko zero koma zazpira gutxika hurbiltzen hasteko etxebizitza politiketan hartu behar diren hainbat neurri alokairu irisgarritasun birgaitze alorrean edota etxebizitza legea bera ere kultura munduak krisia gogor ere jo duen alorra etorkizuna izateko beharrezkoa den plan estrategikoa garatzeko edo euskarari dagokiola

euskara ikasteko edota euskaltegietarako baliabideak handitzeko

labur labur euskal herria bilduk jaurlaritzaren aurrekontuei aurkeztutako hobekuntza proposamenak jendartearen onurarako proposamenak baina zuoi bost zuok badaezpada diru galanta banatzen duzue zuen fundazioen artean

zuen inguruko elkarteen artean edo zuzenean gobernatzen dituzuen udalerrien artean horretarako bai horretarako dirua badago

ukatzen dutenekin baina hor eroso zaudete sosak banatuz hemendik eta hortik

irtenbideak berandu eta modu partzialean eskainiz gabeziak

baina hori bai aurrekontuak dituzue eta zuen hitzetan hain garrantzitsua den egonkortasuna hitza izango dena gauza da egonkortasuna goraipatzea krisiaren ondorioak oraindik gogor jotzen duenean euskal gizartean

herri garatuenekin batera egoteko gelditasuna goraipatzea dela dagoena mantentzea dela baina horretan bai horretan bai

eskerrik asko pinedo anderea euzko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza

andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

gero txikitik handira jarraituko dut baina galdera bat zuok hemen

lanean diharduzuela herrigintzan lanean

edo ez zuek herrien mesederako ekimenak aurkezten dozuez legebiltzarrean eta onartzen dozuez bai edo ez

bai zuek ere gu euskadi eraikitzen gagoz

hemen aurkeztu eta onartzen dozuezan ekimenetan ere euskadi

zelan da posible astero behin eta berriro ehun eta berrogeita hamabosteko bi

hori ez da herrigintza o sea zuek adosten baduzue ez dago biziorik baina guk adosten badugu biziatuta dagoz orduan zer da zuek zuritzen dozuez pekatu guztiak hori da

erantzuteko baina zelan izan daiteke gauza berbera eginda batzuek biziatuta egotea eta beste batzuek ez herrigintzan

eskerrak agertu garela herri honetan zerbait egiteko

asmatu duzue adjektibo bat konturatu zarete klaro guk behin eta berriro gure bozeramaile ezberdinek planteatu izan deutsue hau askotan

alderdi sozialistagaz eta alderdi popularragaz eta suposatzen da euskadiren mesederako izango direla euskal alderdi jeltzaleak eta urkullu eta eaj eta

egin daben gobernuak egiten dabezan moduan akordioak berdin berdin eta zer gertatzen da

eta norberak egitne dituen gauzak

eta orduan asmatu duzue estruktural zuek egiten duzuena da koiuntural eta guk egiten duguna da estruktural

izan koherenteak eta aurrera ekin baina egunero

zuek aukera izango zenuketen hogeita hamar milioigaz

eskualde ezberdinetako politikak indartzeko baina ez duzue horrelakorik egin eta alderdi popularrak

bozketan ehuneko hamara lortu baeban zuek lortu zenduen ehuneko hamalaua

zeozer gehiago klaro bai eta guk lortu genuen ehuneko

hogeita hiru puntu gehiago orduan zuok lau punturen aldeagaz horrenbeste mesprezio agertzen baduzue alderdi popularragatik zerk gura du esan guk marginalitatera eroan beharko genituzkeela guk baino puntu gutxiago lortu dabezenen alderdi guztiek

hona etortzea eta diskurtso bat egitea oso erreza da horrelako diskurtso demagogikoak

ezelango arazo barik egiteko moduakoak educación a dos reinos ariketa bat planteatzen deutsut ziur nago ganbara honetan

euskal hezkuntza sisteman parte hartu dugula gehienok ariketa bat

kalitatezko hezkuntza daukagu publikoa eta kontzertatua daukagu sistema bat guk garatu izan duguna eta herritar guztiei

eta berdintasunean eta erritmo beragaz aurrera doana egin ariketa hori aztertu daigun eta aztertu daiguzan egiteak ez diskurtsoak bakarrik

eusko jaurlaritzako ordezkari ezberdinak planteatzen dabezan ekimen askotan parte hartzen gizartetik planteatzen diren ekimen askotan aste honetan izan da foro bat errefuxiatuen norabidea aztertzeko

egon dira mila elkarte antolatzen dabezanak hogeita hamargarrena

ikusten zer egiten den por las comarcas desfavorecidas nik uste dut horretan egin duzuela ahalegin gehien hori eta hezkuntzan eta hezkuntza esango deutsut esaten izan duzu hamabi miloi euro kontzertatura joaten direla baina ez duzu esaten berrogeita hamaika

eta horretatik aparte horretatik aparte abenduan zehar jaurlaritzak azkeneko gobernu kontseiluetan onartu izan da habilitzaio batzuk eta hortik ere beste berrogeita hamar milioi gehiago hezkuntzara joan dira berrogeita hamaika koma lau miloi horretan

eta habilitazioetan berrogeita hamar milioi unibertsitaterako beketarako eta haur eskoletarako datuak horrek dira

zonatan eta zuen ekimenean planteatzen dituzuen

ekintzak ezkerralderako enkarterritarako oarsoaldareko

urteetan eta urteetan eta urteetan hainbat eta hainbat ekimen eta inbertsio egin dira eta gehiago egin behar dira potentzial handia daben eskualdeak dira eta jaurlaritzako

aldundietako departamentu ezberdinetatik udaletatik hainbat ekintzat jarri dira martxan eta jarraituko da

jaurlaritza berak oso gatza da zuei erantzutea zeren planteatu izan duzuen guztia da

eta horregatik nik proposatzen deutsut irakurri dagizula arretaz azaroaren seian eta zazpian jaurlaritzako

idatziz bidaldi deuskuezan erantzun guztiak proposatzen deutsut osoko zuzenketan eztabaidan eman zitzaizuen erantzun guztiak irakurri dagizuzala eta guztiz horregaz erantzun edukiko duzu besteak beste

indartu programan esate baterako orain arte bakarrik egoala europar batasunak onartzen zituen eskualdetarako laguntza ematea etaa baimen berezi bat eskatu zutela eta lan ildo berezi sartu bat dela

langabezi handia duten eskualdeetan ere ekimenak burutu ahal izateko baldintzak batzuk izango leukiez eta hor enpresa handiez barik enpresak txikiek eta ertainekaz ekin ahal izango leukiela esan nentzuen industria plana onartu dela eta badakizue zuek ondo ere onartu dela

hogeita bost milioi onartu dira eta beste mila milioi euro erreminta finantzarioak martxan jarri ahal izateko estrategia daukan jaurlaritzak krisiak dagozan

sailburuak berak horretarako beran beregi batzordean egin eban agerraldi bat eta han daukazu zehaztasun guztiak egindako estrategiari buruz zuek planteatzen dozue eta mantentzen dozue funtsa bat sortzea

enpresei lagundu ahal izateko eta zuek dakizue hori legez kanpoko ekimena bat dela eta estatuko laguntza lez hartuko litzatekeela planteatzen duzue eta planteatzen dautsozue garapen ekonomiko eta azpiegituren departamentuari eta

planteatzen dozue museo bat industria museo bat bultzatzeko

museoetan barik industriaren museoa barik industria bizia gura dabela industria bizia eta horretara zuzentzen dabezala euren ahaleginak horretara ez pentsatu

industria berria behar dela eta bizia eta horretarako egiten dabez ahalegin guztiak oraintxu ezagutu izan dugu baita

bultzatutako plana mila ekimen egin dira mila eta mila jarraitu behar dira egiten zeren eskualde guzti horrek

izan zirena eta izan daitezela euren aukerak onartzen daben guztia eta guk konfiantza guztia daukagu horretan eta guztiok bat

lan taldean legebiltzarrean bertan horretarako sortuta dagoen lan taldean guztiok batera ekimenak proposatzeko horrela izan daiten

gure debereak egin behar doguz autogobernu beno gizarte gaietan bazterkeria

indikadore guztiak eta pobreziaren aurkako elkarteak onartzen dabe euskadin azken hamarkadetan martxan egon dena eta egun indarrean dagoen

euskadi europa mailan goi goi goi goian

gizarte bazterkerian eta desberdintasunaren esparruan oso onak dira osasun arloan hezkuntza lehen aipatu izan deutsut osasun arloan uria jauna ondoan daukazu berak esango deutsu

europar batasuneko hamabost lurraldeen artean goi mailan gagoz

euro biztanleko osasun sisteman eta ez bakarrik egiten dogun diruagaz egiten den ahalegina

oso onak dituen sistema askotan esan dogu baina berriro zuk uste duzue eta zuok pinedo andrea esan ahal dela jaurlaritza honek

egiten gizarte politiketan herri honek egiten duen ahalegina mila bederatziehun eta laurogeita hamarean hogei koma zazpi milioi eta bi mila hemezortzi bostehun eta hemezortzi milioi euro pasauta hogei milioitik hemezortzi milioira pasauta zelan aipatu al dira errekorteak eske hori ez dauka zelango zentzurik hori defendatzeak nik ezin dot ulertu zelan planteatzen dozuezan

oraindik asko falta da eta asko egin beharko da enplegua sortu daiten eta gizarte enplegu saileko

enplegurako eta politika aktiboak bultzatzeko ehuneko bi tik gorako igoera izan dau eta hori sailburuak berak batzordean esan

erantzun gehienak balio dabe elkarrekin podemos eta eh bilduren erantzun moduan zerga esparruan zelan litekeen diru bilketan gehiago lortzea ba bada

hartu izan dira erabaki hartu izan dira eta indarrean jartzen direnean diru bilketa igoko da besteak beste base

ezezko horren bases imponibles negativas konpentsazioa eta gastu fiskalen limitazioak jartzea

enpresa askok orain arte ez dabezanak erabiltzen izan horrelako kenkariak edo konpentsazioak tipo nominal baxuagoa izatea eta beste batzuk gehiago ordaindu beharko dabe eta esaten duzuena gainera ikusiko da

eta hor ikusiko da zein den egia eta zeintzuk diren errealitatea eta por cierto pinedo andrea esaten duzunean guk planteatu genuen zer zen gertatuko zena diru bilketarekin eta emaitzak ez zirela

ez izateko aurtengo diru bilketa ez doa txarto ehuneko hamairutik

eta hortik dator jaurlaritza honek azken finantzen euskal kontseiluan ebatzitakoaren arabera azken

berrogei milioitik gora zuzentzeko funtzionarioen paga extraren ordainketarako

itelazpirako hamabost milioi zuzendu ahal izateko ets trenak finantzatzeko eta hor herritarrak doaz orduan

herritarren mesederako izango dira trenak finantzatzeko hogeita hemeretzi milioitik gora izango direla eta hainbat eta hainbat politiketan osasun arloan osakidetzan inbertsioak egiteko dirua egongo dela bost milioi alokabiden etxebizitza politika planteatzen izan duzue

unibertsitaterako hezkuntzan haur eskoletarako beketarako guzti hori ez duzue aipatu

komeni aipatzea aurrekontua muskulua bakarrik komentatzen zenuen sailburuak esan ebala eta aurrekontu honek

aurrekontu honen indargune bat muskulua daukala ia hemen koiperik ez dagoela aurrekontu indartsu bat dela

administrazioaren berregituratze hori egin zen lehenengo legealdian hartu ziren erabakiak eta hortik argaldu zen eta aurrekontuetan ere koipe guzti hori kendu zen

gelditu da lehendakaritzan ehuneko hirurogeita hamabosta inbertsio ikerkuntza eta berrikuntza funtserako eta lankidetzarako dela ehuneko hirurogeita hamabosta eta aurtengo igoeraren ehuneko

osasun sailean ehuneko laurogeita hamaretik gora osakidetza eta farmaziarako dela gizarte gaietan eta enpleguan ehuneko

eta enpleguko politika aktiboa finantzatzeko dela segurtasunean ehuneko hirurogeita hamaseitik gora pertsonalera delako muskulua dauka aurrekontu honek ez dauka besterik eta bilakaera esan deutsuedana esan daizuen gizarte gaietan ez dela ahaleginik egiten hogei milioi laurogeita hamarean

bi mila hemezortzian osasun sisteman farmazian eta osakidetzan azkenengo bost urteetan gehikuntza bateratua edo gehitua ehuneko

izan da eta irakurriko dodaz zuek zuok batzuetan esaten dozuezanak

larrion andrea egon zen orduko horretan bozeramaile

iaz berrogeita hamalau milioi gehiago egon zirela eta aurten berrogeita hamaika milioi gehiago ere egon direla eta eginiko saiakera ere uste dut ezin dela ukatu eta gainera

aitortu beharra dago egindakoa uste dut ere aitortu egin behar dela

nahi egin den egin den esfortzua bi mila hamazazpian baita ere banakako ordainsari osagarriak ailegatzeko dagoen sorrera eta bi mila hamabiko gabonetako pagaren zor historiko

egitea eta ildo beretik ere bai beharrezkoa kokatzen genuen

inbertsio ororako urte anitzeko plana berreskuratu egin dela uria jaunaren berbak aipatu nituen

casanova jaunak garapen ekonomikoko batzordean esaten eutson eta orduko horretan lehen sektorean sector primario primer sector hor egon zen gorabeheratxo bat ea zein erabili behar genuen

jaurlaritza honek egiten dituen aurrekontuak hainbat sektoretan bai sektoretan bai lurraldetan bai pertsonei dagokionez desorekak

beste gauza bat izango litzateke zuek ausartak izan bazinete hori lortzeko lotu gura dut casanovak planteatzen duen ideia horregaz

erantzuten txanda pasako gara euskal talde popularren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko bollain jauna eh bildu taldearen ordezkaria pinedo anderea zurea da hitza

badakizu norekin pprekin eta pserekin horiekin paktatzen duzu

horiekin paktatzen duzue herri honen bizitza eta herri honen

mire diru bilketaren inguruan ere hitz egiten duzue

nik hori ez dut inolaz ere esan ez dut esan esan dut ez dela egiten nahikoa ez da egiten nahikoa gobernu honek esaten duenean krisia gainditu dugula krisitik ateratzen garela eta oraindik mantentzen dituzuenean

begira kurioso egin zait gaur zuk hemen esan duzu

eskaintza egin zion eskaintza egin du benetan alternatiba bat egiteko

eta zuek jakin badakizue eta egibarrek aurreko egunean

zuek jakin badakizue guk eskaintza egin dugu mahia gainean baina zuek eroso

euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

aurrekontuak eh bilduren garai laburtxo horretan gipuzkoako aldundian

o sea benetan mesedez isiltasuna mesedez

el ciento cincuenta y cinco atzo bazen eta pasa den astean ere zen eta akordioak hartu duzue ala ez horretaz zer beti berriro gauza beragaz

zuen arazoa ez dela ehun eta berrogeita hamabosta zuen arazoa da euzko alderdi jeltzalea

eta zuen arazoa da eusko jaurlaritza hori da zuen arazoa eta hori gainditzen ez duzuen bitartean ahí casanova dando vueltas en la espiral de la oposición

zuen erabakia da baina gauzak ez dira apustuak egiten proposamen bat egiten dugu eta ya está hori egiten da egiten da

gertatuko jatzuen baina ausarta izan behar da esparru politikoan eta esateko herriak herriaren gehiengoak aukeratu dau beste gobernu badagoela beste lehendakari bat dagoela

bakoitzak bere eremuan zeintzuk izango diren indarrean jarriko diren politika eta zuei zorionez

gobernu honen baliorik handienetarikoa dela ez daukala gehiengoa eta zentsu horretan denok daukazue aukera momentu konkretu batean

pierden la oportunidad bollain zelan galtzen duzue aukera zuentzat hain beharrezkoa bada

eskoletako azpiegituren urte anitzeko plan hori indartzeko aprobetxatu berdintasun politikak indartzeko aprobetxatu

lankidetzarako proposamenak indartzeko enplegurako proposamenak indartzeko eta diru asko da badakizue zenbat gauza egin al diren horregaz eta indartuko leike

baina zentzu horretan ez da guk ez daukagula jaurlaritzak ez daukala norabiderik euzko alderdi jeltzaleak ez daukala norabiderik eta berdin jakola

eta argi dago ze gobernu programaren urteko ekonomia eta finantzaren adierazpena den zenbakiak letrari ipintzea

bultzatu politika batzuk eta egin dozue txanda pasa berriro zergatik

euzko alderdi jeltzaleagaz hainbeste aurkezten dozuezan proposamenak bideratzeko zeren zuen arazoa berriro diot ehun eta berrogeita hamabost da

ez da da euzko alderdi jeltzalea eta zuok astero astero astero astero behin eta berriro sinatzen dozue ekimenak eta erdibidekoak

eta alderdi popularragaz eta ez daukazue lotsarik gero leporatzeko beste bateri hori

diren moduan beno

egin diren lan eskaintza publikoak zuek esaten dozuenean hamairu mila bostehun bost mila ia datorren urtean aterako dira

rgiak hiru mila hirurehun eta laurogeita bederatzi pertzeptore gutxiago

aktibitate industria ekimena igo da urrian ehuneko bi koma seia

eta horrela hainbat eta hainbat datu azken urtearen ebaluazioa lehendakariak alonso jaunak egindako galdera bati erantzunez

hemen balantzea urte oso batekoa hau aurrera doan herri bat da eta amaitzeko berriro

beste bozeramaile batek kortajarena andreak batzordean aurrekontuak aurkezteko batzordean moduren batean txalotu eban eta esan eban gustuko izango leukela gure diskurtsoetan sarriago

edo erabili daigun urkullu lehendakariaren ildotik urkullu lehendakariari entzundakoaren ildotik aritzea sakonago eta herritarren ongizatea eta duintasunez hitz egitea

politikan bizitzako esparru guztietan baina politikan narratibak garrantzia handia daukala

diren egunak izanda beno gozotasuna nagusitu beharko litzatekela eta zure eredutik eta zure baimenagaz lehendakari

gabonetako berbak erabiliko dodaz

planetaren babesari funtsezko garrantzia ematea oparotasuna ekonomiak eraldatzea gizaki guztiek bizimodu oparoa izateko bakea eta erakunde eraginkorrak irekiak eta arduratsuak eraikitzea eta mundu mailako aliantza

bi mila hemezortziak ez diezagula bi mila hogeita hamar agendaren gai nagusiekiko ardura galarazi

eskerrik asko gorospe andrea eztabaida amaitu da eta bozketara sartuko gara mesedez bakoitza bere lekuan txartelak begiratu ondo dituzuen denak

lehenengo bozkatuko dugu

elkarrekin podemos taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak hemen bi talde egingo ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamar boto aldekoa berrogeita bost contra hamazazpi abstentzio beraz ez da onartu zuzenketa jarraian

emendakin guztiak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zazpi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz

ondoren bozkatuko dugu eh bildu taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak hemen hiru multzo egingo dira lehena mila laurehun eta laurogeita hamasei zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamazazpi boto aldekoa cincuenta y cinco contra beraz ez da onartu zuzenketa bigarren taldean mila laurehun eta laurogeita hamabi mila laurehun eta laurogeita hamairu mila laurehun eta laurogeita hamaika mila hirurehun eta hogeita bost eta mila laurehun eta laurogeita hamazazpi zuzenketak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka

hamar abstentzio beraz ez dira onartuak izan eta hirugarren taldean gainerako guztiak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zazpi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz ez dira onartuak bototara jartzen dira gastuen laburpen laukiak eta eranskinak batzordeko eztabaidan onetsitako aldaketak sartuta bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita zazpi contra zortzi abstentzio beraz onartuak izan dira bototara jartzen dira eh bildu taldeak legearen artikuluei gordetako mila bostehun eta hogeita hamabost

xedapen gehigarri berri bat eta beste xedapen iragankor bat bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita zazpi contra zortzi abstentzio beraz horrenbestez onetsita geratzen da euskadiko autonomia erkidegokoaren bi mila hemezortzigarrena urterako aurrekontu

legea beraz gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera ematen diot gabon zoriontsuak opa dizkizuet eta